egun on guztioi gaur martxoaren zortzian munduko emakumeei mezu bat

bakarrik adieraztea zuen borroka gurea dela zuen duintasuna

eta orain gaur daukagun debateari entzun ahal izan dugunez gehienok bat gatoz gaur eguneko egoera hausnartu eta

ez gara bat etorriko egoera honetara heltzearen arrazoi guztietan

irtenbideetan ehuneko ehunean baina

bat gaudela esango nuke denok dugu edo izan dugu krisi hau hasi zenetik gobernu arduraren bat instituzio ezberdinetan eta badakigu zein zaila den ekonomiak eta enpresak ahultzen direnean

eraginkorrak diren neurriak aurkitzea enplegua sortzeko zaila izan arren gure helburua zeregin horretan ekitea da alde batetik ekonomia eta enpresak indartzen bestetik krisi ekonomikoak enpleguan

de las cualificaciones y la formación profesional hasieran esan dudanez epe laburrean eraginkorrak diren neurriak hartzea zaila da baina

egoera ekonomikoa hobetzen lagunduko dutenak eta lan barik dauden pertsonei beraien egoera hobetzen lagunduko dietenak eusko jaurlaritzak amaitzear du egitasmo berezi bat beraz laster ezagutzera emango dugun egitasmoa lehen aipatutako helburua lortzeko egitasmoaren helburu nagusiak ondorengoak dira krisiaren ondorioz gertatzen dagoen enpleguaren murrizketa gelditzea gazteen kontratazioa erraztea

inbertsio pribatua berpiztea eta instituzioen arteko lankidetza sustatzea

barkatu aburto jauna mesedez zarata gehiegi dago eta isilikan jarraitu aburto jauna eskerrik asko mahaiburu andrea

eskerrik asko maneiro jauna euskal talde popularraren ordezkaria den quiroga andreak dauka hitza jarrian

serán papel mojado gracias eskerrik asko quiroga andrea eh bildu taldearen ordezkaria den arrondo andreak dauka hitza

azkenetik alderdi popularrari eh bildu orain arte bezala jarraituko du

uzten diotenean eta hemendik aurrera arrazoi gehiagorekin baita ere instituzioetan kalea jendeak eskubide osoa dauka mobilizatzeko zuek

erreforma laborala guztiz beharrezkoa dela aldarrikatu duzue eta esan behar dugu erreforma hauek eta erreforma laboralak

erraztu egin duela kaleratzeak merketu egin dituelako ere eta beraz ondorioz langabezi tasa langabezia handitu

onartu dezagun gutxienez lehendabiziko erreforma

eskutik etorri zela madrilen eta onartu dezagun gobernuaren jaurlaritzaren lehen murrizketen dekretua

izan genuela eta hori errealitate bat da ere eta gure ustez

aldarrikatzea eta hemen erabaki ahal izatea momentu honetan ere inoiz baino beharrezkoagoa da krisitik beste modu batean ateratzeko eta beste politika batzuk egiteko ezkerretik horretarako nahi dugu burujabetza

gauza gutxi dut esateko nik uste dut betiko gauzak planteatu dituzuela eta bakarrik proposamen edo aipamen txiki bat aipatzen duzuenean zeren gero gobernuak ere gauza bera aipatu du autonomoak enpresa txikiak ertainak plan berezia

ahazten zaizue gauza inportante bat eta da kutxabank

zer egin behar du kutxabankek hasteko eta beste finantza erakunde guztiak ere funts publikoa bai

baldintza zehatzak ez edozein modutan eta klausulak ere ipinita sailburuak gobernuaren

bai gai batzuen inguruan sektore publikoak esan du ezin du guztiarekin dagoen langabezi guztiarekin izan daiteke motor bat baina

herrialde aurreratuenekin konparatuz oso enplegu publiko gutxi dugu europako bataz bestekoaren azpitik gaude zalantzarik gabe

kanpora begira justu kontrakoa esaten da ematen du sobera dugula enplegu publikoa ba ez

gauza batzuetarako hemen ere europatik europaren azpitik gaude planteatu du

ez dago momentu honetan gustatuko litzaidake berari zuzenean esatea

presidentea lehendakaria eta ordezkariak zaudetenez esango dizuet

bai goazen konprometitu gaitezen bide horrekin egin dezagun elkarrekin bidea prest gaude baina konpromezu zehatzekin

akordio soziala egin denean egin dena aste honetan dekretu baten bidez sindikatuekin adostu gabe horrelako

zaila sinesgarritasun eza esango nuke dakarrela horrelako jarrerak

en el sistema vasco de relaciones laborales lanbide ere hortik dago lanbide uste dugu enplegu sistema publiko indartsu bat izan behar dela eta indartu behar dela gaur egun dagoen agoniatik ateratzeko eta bide batez aprobetxatzen dut momentu hau aldi baterako lan enpresen desagerpena exigitzeko eta horren ordez zerbitzu publiko indartsu martxan ipintzeko baldintza egokienetan eta laburbilduz

orain arte egindako politikak eraman gaituztela egoera honetara egoera ez dela zerutik erori politika batzuk eraman gaituzte lanak banatu behar direla aberastasuna banatu behar dela

egin behar direla egiten diren politikak administrazioak hogeita hamazazpi koma bost ordu ipini ditu kalkulatu du zenbat lanpostu galtzen diren

zenbaki batzuk bakarrik sindikatu guztien arabera

nahiko lotsagarria enpleguaz hitz egiten hemen enplegua

gobernu batek aste honetan hartutako erabakien ondorioz administrazio publikoa izan behar da gure ustez aitzindaria

eta enpleguaren kalitatean eta lehen esan dudan bezala lehen sektorearen garrantzia ezinbestekoa da eta eskatzen dugu ere

herri honek behar duelako eta gainera enplegu sortzaile izan daitekeelako ere eta sailburu jaunak lehen aipatu du batzutan utopian gabiltzala ez ditu hitz horiek erabili

errealitatean gaudela baina zalantzarik gabe utopia galdu gabe ere

atzo irakurri nuen testutxo bat irakurriko dut bat egiten dudalako berak esaten duenarekin el particular

y sustituirse hori da ez da utopia errealitatea da ere

eskerrik asko eskerrik asko arrondo andrea eta amaitzeko euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den arregi andreak dauka hitza

esandakoari jarraituz taldeei erantzungo diet bigarren txanda honetan

eh bilduri behin eta berriro diozue ereduak ez duela balio dagoen modeloak porrot egin duela baina agintzen ari zareten erakundeetan zein modelo aldaketa proposatu edo onartu duzue

enplegua mantentzea edo sortzea nosotros entendemos vital

adibide moduan gipuzkoako foru aldundia ipini duzu jakinda ez dela egia esaten duzuna gizarte politiketako sailak

aurreko pleno batean azaldu zitzaizuen bezala bost

aurtengo aurrekontuetan gizarte politiketarako besteak beste menpekotasun legea aplikatzeko eta familiei laguntzak emateko bai arrondo andrea horrela da

gipuzkoako foru aldundiari buruz hitz egiten duzue baina zer gertatzen da donostiako

zer gertatu da bertan ordezkapenekin murrizketa nabariak egon direla beraz ez dut uste inori lezioak emateko moduan zaudetenik eusko jaurlaritzako langileen ordutegiari dagokionez

urterako hogeita bi koma bost ordu gehiago urtean beti ere enplegu publikoa bermatuko den

de ese cómputo horario enplegu publikoa soberan dagoen edo ez ez dut uste aburto sailburua horretaz mintzatu egin denik baina guk euzko abertzaleak argi daukagu

ez duguna soberan diru publikoa dela jakin badakigu zaila dela enplegua sortzea eta ez dela dekretuz egiten baina erakundeek baldintzak eta laguntzak eman behar diete langileei eta lana sortzeko prest daudenei

egoera honi buelta emateko ez da erraza baina posiblea dela ziur gaude eta horretarako buru belarri lan egin beharko dugu adostasunak bilatuz agente sozial eta ekonomikoekin sindikatu enpresari eta alderdi politiko ezberdinekin

guztiz beharrezkoak dira lehen txandan azaldu dudanez eta ez dut berriz azalduko baina gobernuak bere planeko ekimenak aurrera eramateko enplegua sortzeko

guztion laguntza behar du gizartearentzat ona eta hemen entzundakoak entzunda nik uste baditugula hainbat eduki denok konpartitzen ditugunak beraz goazen guztiok batera lan egitera
adostasunak bilatuz gizarte honek behar duen enplegua sortzeko neurri zehatzak eta eraginkorrak bultzatuz eskerrik asko eskerrik asko

bilkura eten egiten da lauak arte ebazpen proposamenak legebiltzarraren idazkaritza nagusiko erregistro orokorrean aurkezteko epea